gai zerrendako hirugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena bazterketa jazarpen eta bortizkeria lgtbiqfobikoari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

eguerdi on guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok

eskerrik asko eskerrik asko arana anderea
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta anderea

egun on guztioi herrian armairu bat erretzea ekintza sinbolikoa baina gehiago izan zen izugarri lagundu zidan

prozesuan herrietan etxeko ezkutalekutik kalera ateratzea pauso handia da hitz hauek

baina hogei bat urte egin zirela esan genezake baina duela bi aste

hogeita sei urteko gazte batek esandako hitzak dira honek argi erakusten digu oraindik ere egiteko asko daukagula

jendartean agerikoa den homofobiari heltzeko hezkuntzan ematen diren egoerei heltzeko besteak beste bullying homofobikoari helduko dion ekintza plana garatzeko

zer hobetu eta zeri heldua hain zuzen aipatu berri dudan hezkuntza alorrean zentratu dugu legez besteko proposamen hau hezkuntzan dauden planen arteko koordinazioa eskatuz besteak beste hasteko eskerrak eman nahiko nizkioke arana andereari proposamen hona ekartzeagatik eta bereziki gurrutxaga anderea eta arana andereari egin duten esfortzu

adostasunetara heldu eta benetan eskuartean plazerra ematen duen akordio horietako bat badaukagulako puta

bi mugak emakume onak edo gizon onak noraino heldu ahal diren eta nolakoak izan behar duten akotatzen eta mugatzen duten bi estereotipoak gizonezko guztiei guzti guztiei eragiten dien muga da ez zaitez emozionalegia izan ez zaitez panpinekin jolastu indartsua izan zaitez bestela marika bat izango zara ziur hemen bati baino gehiagori ezaguna egiten zaion istorioa dela hau

zigorrak eragingo ditu askotan identitateak

nire baitan elementu maskulino eta femeninoak baditut aurkitzen ditut ordena guztietako maskulino eta femeninoak kontua da horiek nola bizi ditudan emakume femeninoa izateak nolabait esatearren ez zaitu heterosexual bihurtzen ezin bestean eta alderantziz

maskulinoa orientazio homosexualak izan ditzake eta dituzte tamalez identitatea eta orientazioa nahastu eta identitatea konkretu batzuk esleitzen dizkiegu homosexualitateei honela

orientazio batzuk erabiltzen dira eta orientazio batzuk gutxiesteko identitatea batzuk esleitzen zaizkio nahaspila

anitzen aurrean aurkitzen garela adierazteko alde batetik

esateko da gizon zein emakumeei identitateak mailakatzen diren heinean onak eta txarrak banatzen gaituzten heinean

eta muga pasatzen dituztenek obedienteak nortzuk garen agerian uzten digutelako hala ere eskola eremuan bullying honek mutil gazteei eragiten diela azpimarratu beharko genuke mutil guztiei baina

baina esan bezala denoi eragiten digun sistema zapaltzaile baten aurrean gaude

heteropatriarkatuaz hitz egitea beste batzorde batzuetan jadanik aipatu dugun ustezko heterosexualitateak patriarkatuarekin zer ikusi handia dauka identitateak eta orientazioak nahastu

sortzen dizkiolako gure jendarteari horregatik elkarrekin podemosek egindako proposamenari egin genion osatzeko zuzenketetako bat zentsu horretan zihoan hezkidetza plan integral honen baitan ikuspuntu lgtbiqfobikoa sartzea konpartimentatzen eta banatzen

ditugun baliabideak elkartu eta honela indartsuago bilakatzen lan egin beharko genukeela lotura zuzena dutelako elkar aberasten dutelako eta txapel orokorrari heltzen diogulako finean uste dugulako hezkidetza dela genero roletatik at hezteko dugun tresnarik eraginkorrenak eta beraz

identitario familiar funtzional sozial edo dena delakoari

mekanismorik egokienak ematen dizkigulako dela hezkidetza

geroz eta gehiago luzatzen den terminoa mahai gaineratzen dugu ere ezinbestekoa delako akronimo horien bidez identitatea eta orientazio anitzak mahai gaineratzea lesbianak bollerak

denborarekin adieraziz joan gara zer ari garen aldarrikatzen eta aniztasun horri guztiari buruz hitz egiten dugu norbera nahi duen lekuan koka dadin beraz izendatu dezagun aniztasunari heldu diezaiogun eta horrek eskatzen dituen neurriak ipini ditzagun

letrako alfabeto osoak hartu behar baditugu eginen dugu abiapuntu egokia da gaurkoa hori

aipatzen ari garen hezkidetza plan integral honek ordea babes juridiko normatiboa ere behar du horregatik etor litezkeen hezkuntza planetan

ikuspuntu hau presente edukitzea oso garrantzitsua izango da hemendik aurrera

da tresnarik eraginkorrena edozein bazterkeriari aurre egiteko edozein prebentzioa eta heziketa norabide horretan lortu beharko genuke hodeiren irakasleak genero familia eta sexu aniztasunean formatzea

familia eta sexu aniztasunean formatzea ere ibonen eskolan

urrek berak erabakitako komuna eta aldagela erabiltzeko aukera izatea liernik berak aukeratutako izenez identifikatua izateko eskubidea izatea

errespetuan eta aniztasunean oinarritutako material didaktikoa zabaltzea eta abar

azken finean inork ez dezan inoiz inon armairu batetik irteteko beharra izan armairuan inor sartuko ez duen hezkuntza sistema eta jendartea izango dugulako

erakutsi diguten bezala saila marcos mikele

gainontzeko gazteak bezala direna izaten aske eta zoriontsu izan daitezen eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta

vamos a aprobar nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea euzko abertzaleak gurrutxaga anderea zurea da hitza

lehenik eta behin eskerrak eman lortu dugun akordioagatik nik uste dut akordio ona dela

sobran ikusten ditugunik mugimendu feministak eta nik uste dut guri hori salatu diguzunean aipatu dituzula mugimendu feministak

gizartean belaunaldiz belaunaldi barneratutako ideiak alde batera utzi eta aniztasun afektibo sexuala onartzeko trantsizio baten aurrean onartzen garela esan dezakegu munduaren ikuskera asko aldatu da lehen ezkutuan uzten genituen gauzak agerian

eta giza eskubideen alorrean asko egin dugu aurrera arartekoaren txostenean ikusten dugu eta zuek zuen ekimenean ere ondo azaltzen duzuen bezala aurrerapauso handiak eman dira

hala uste du gure taldeak ere oraindik asko daukagula egiteko

esparru desberdinetan denetan ez esateagatik ematen da baina legez bestekoan hezkuntza arloari erreferentzia egiten zaio eta lortu dugun erdibidekoak hezkuntzari zehaztu gara batez ere eta horri buruz

datu asko dira gaurko eskoletan ematen diren jazarpen bullying bortxaketa kasuen inguruan azterketak asko dira eta azterketa asko egote horren nik uste dut erakusten duela eusko

azkenean nahi duguna dela azterketa horien bidez egoera zein den ikusi eta politika eraginkorragoak

badauzkagu azkenaldian atera diren bi eta horietan mugatuko naiz batetik da ikaskideen arteko tratu txarrak bi mila seikoa

egiten den bostgarrena ikerlana honetan lehen hezkuntzako eta dbhko ikasleek eskola jazarpenari buruz daukaten iritzia jasotzen da eta lehen hezkuntzako laurogeita hamairu ikastetxe eta dbhko laurogeita hamabi ikastetxeetan egin da azken

handiagoa izan da eskola inguruneko ikaskideen arteko jazarpenaren garrantziaz honetan ikusten dugu baita ere mutil gehiagok jasotzen dituztela tratu txarrak

eta bigarrenik badaukagu ere duela gutxi atera zen beste diagnosi bat eusko jaurlaritzaren eskutik lesbofobia homofobia eta transfobia hezkuntza sisteman bi mila hamaseian egindakoa

nerabeen aniztasun afektibo sexuala eta familia aniztasuna onartzen dutela dirudiela

gainera familia aniztasuna gero eta onartuagoa dago baina egia da barneratzen hau diskurtsoan badagoela eta gero eta errespetuzkoagoa dela

ikusi dezakegu fobiak kognitiboak afektiboak eta jokabideak ere badirela eta jokabideko horiek oraindik ere ematen direla

eta uste dugu ezkutuko aurreiritziak dituztela oraindik ere eta horregatik ateratzen direla eta ez daukala zertan izan kontrako edo gaitzespeneko egoera bat baizik eta ezjakintasunaren aurrean ateratzen den zerbait garrantzitsua iruditzen zaigu bisibilizazioa eta benetan egoerak ezagutze hori datu esanguratsua da ere

eta mutilek baino gutxiagotan erabiltzen dituztela kolektiboak baztertzen edo

bestalde mutilek diote benetan zaila izango zitzaiela bere lagun mutilei

aitortzea lagun horiek baztertu edo barregarri utziko lituzketela uste dutelako horrelako kontuetan

egin behar dugu aitortu behar dugu eskola leku ezinhobea dela gai horiei heltzeko

edozein bazterkeria motaren aurkako eragile aktibo bihurtzea prebentzioaren aldetik eta gaiari arreta egokia eskainiz baina noski ikastetxeen lana bakarrik ez da gizartearen inplikazioa beharrezkoa da komunikabideena

hezkuntza sistemak hezkidetza eta genero indarkeriaren prebentzioa lantzeko gida plana eta ikasle trans ei edo genero portaera ez normatiboa dutenei

gure taldetik pentsatzen dugu hezkuntza sailak lan eta esfortzu handia egiten duela

gai honen inguruan eta aitortu beharra daukagula ere egiten den lana badaukagu egia da egiteko lana oraindik ere bai baina bidea hasita dago eusko jaurlaritzak

hartu zuen sexu eta genero aniztasuneko politikak garatzeko konpromisoa berdinduren bidez lgtbi kolektiboari arreta emateko zerbitzuaren bidez berdintasuna indartzea eta berdintasun eza

gure taldeak pertsona guztien eskubideen defentsan irmo jarraituko du edozein dela ere bazterkeria mota edo arrazoian politiko publikoen babes neurriak bultzatuz eta bazterkeriaren aurkakoak ezarriz horregatik sinatu dugu gaurkoan erdibidekoa enplegu eta gizarte politika

beraien bidean indarra jarriz eta dibertsitatearen asimilazioan pausoak eman ditzagun herri aurreratu bat garen heinean uste dut aniztasunak sendotasuna ematen digula
eta babestu eta indartu beharreko balioak direla eskerrik asko eskerrik asko gurrutxaga
anderea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria bengoechea anderea zurea da hitza

anderea erantzunen txandara pasatuz ez

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu elkarrekin podemos euskal talde popularrak euskal sozialistak eh bildu eta eusko abertzaleak sinatu duten

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka

urdaibaiko biosfera erreserbaren erabilera eta kudeaketa zuzentzeko planaren aldaketa

ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkariak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko becerra jauna zurea da hitza

laurogeiko hamarkadan urdaibaiko biosfera erreserba izan zen legebiltzar honek legez babestu zuen lehenengo natur gunea lehen harrotasun eta poza sortzeko modukoa zena

karikatura hutsa bihurtu da hango garaian urdaibai euskadiko lurralde aberatsena izateko osagai guztiak bazituen

industria nabarmenak bazeuden barneko herrietan

ziharduten lurrean sustraituta eta ingurumenarekin orekatuta

arrantza zen nagusi eta horren gainetik eskualde osoan nortasun ikurrak zeuden non nahi kultur arloan historia eta tradizioaren arteko nahastura

non kultura historia eta ekonomia nahasten dira zerbait aberatsago sortzeko asmoz naturgune batean dago sartuta eta naturgune hori apartekoa da ere bai garrantzi ekologiko handikoa eta

berebiziko tokia da europa eta afrikaren arteko

eta bizia mendien eta itsasoaren erdian kokatuta horrexegatik babestu genuen urdaibai zegoen moduan jarraitu ahal izateko

paregabe horri eutsi ahal izateko lotura hori da bakarra eta

baina esan behar dut bizkaiko jeltzaleek inoiz ez dutela

hare gehiago bizkaiko jeltzaleek inoiz ez dute ulertu urdaibai zer den

eta okerrena ulertezintasun hori dela eta

egin die eskualdearen aberastasuna babesteari eta garatzeari eajk ez ezik

foru aldundiak ere azken hogei urteetan egin dutena baino

eta badugu susmorik pertsona batzuek nahiago dutela kritikatzea elkarlanean ari izatea baino susmoa badugu nahiago dutela esatea ikusi duzue ingurumena babestu ondoren ezin dugu ez bizi ez ezer ere ez egin

argi eta garbi dago ekosistemak toki biziak direla bertan hamaika animalia eta landare bata besteari elkarri eragiten harremanetan eta orekatuta haien artean gizakiak badu bere lekua gune horietan noski eta gizakiak bezalako ekosistema batetik ondo bizitzeko behar duena har dezake baina oreka hori ahalik eta gutxien aldatzen ekosistema iraunkorra

eta urdaibain ere bai horrexegatik eskualde barruan gune batzuk babestuta daude legez eta beste batzuk ez iraunkortasuna dugu helburu nagusia

tokiz toki zer egin daitekeen eta zer ez tokiko hauskortasunaren arabera

ezarritakoak horrela ulertu zuten urdaibaiko patronatuan bi mila bederatzian

hamar urteko azterketa horretarako bi mila hamaika urtean zehar

euskal herriko unibertsitateko ikerlari batzuek heziketa eta garapen iraunkorraren unesco katedrakoek

aurretiazkoan hainbat txosten aztertu zituzten eta kanpoko ekarpenak onartu zituzten lan osoa dokumentu batean bildu zuten

zirriborro gisa mintegien eta ikerketen ondorioak hartu ordez eajko jaurlaritzak baztertu zituen eta iaz beste dokumentu bat onartu zuen irizpide teknikoen eta zientifikoen gabezia ez ezik baliotasun legala ere

eta ez da lehenengo aldiz arrazoia berarengatik bai euskadiko goi mailako epaimahaiak bi mila bosteko apirilean

bi mila bederatzian bertan behera utzi zuten

hau da eremu babestuen azalera eta hedapena aldatzeagatik eta ez legean epaimahaiak erabaki zuen komilen artean hierarkia normatiboaren printzipioa urratu egin dela eta beraz epaitu zuen

aurkatutako dekretuaren deuseztapen osoa zuzenbide aldetik

aintzat hartu gabe bidegabekeriaren akatsean erori dela

beraz iazko aldaketan berriz ere akats berbera egin zuen jaurlaritzak pasa den uztailaren hogeita batean urdaibaiko patronatuak presaka eta korrika

eta hauteskundeak igaro eta bi egun geroago bakarrik gobernua eginkizunetan zegoela

dekretu baten bitartez eta zer dugu orain dekretu horren aurka errekurtsoa aurkeztu dutela administrazioarekiko auzi prozesuan hainbat eragile zibilek eta irabazteko aukera guztiak omen dute

dekretua bertan behera uztea zen eta horrexegatik bai bilduk bai biok aurkeztu genuen

zorionez gobernuarekin hitz egin ostean adostasun batera iritsi gara erdibideko proposamen baten bitartez zalantzarik gabe

zientzialarien eta ikertzaileen laguntzaz segurtasun juridikoa mantendu

horretaz aparte elkarteen eta jendearen partaidetza ere ezinbestekoa da dokumentu parte hartzaile bat lortu ahal izateko baina bitartean indarrean dagoen prugaren artikulu batzuk geldiarazi behar ditugu natur gune babestuak

urdaibai austriako tirol bezain eskualde aberatsa eta entzutetsua izan litekeen gune bakarra eta errepika ezina euskadiko

bihurtzen udaldirako bigarren egoitza edota antzinako baserrietan luxuzko txokoa edukitzeko batzuentzat ingurumena da txaletaren inguruan dagoen lorategia soilik gainontzekoa pinuak edo eukaliptoak hazteko lurzorua da edo okerrago txalet gehiago birkalifikatzeko lurzorua

ingurumenari buruzko kontzientzia urria zen egia da baina hogei urte geroago

biztanleei azaldu beharko diete zeintzuk diren eskualde osoari etorkizuna ukatzeko motiboak mila esker eskerrik asko
becerra jauna eh bildu taldearen ordezkaria den otero jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

bai eskerrik asko mahaiburu andrea eguerdi on jada guztioi urdaibaiko gaiarekin

denboraldi hasieran aurkeztutako ekimen bat izan da eta honaino ekarri gaitu

nik nire partez eskerrak eman nahi dizkiot elkarrekin podemos taldeari

joserra becerrari elkarlanean aritu garelako eta elkarrekin ikasi dugulako urdaibaiko auziaren inguruan eta

biosfera erreserban sinesten duten eragile desberdinei eta asko izan dira eta zintzotasunez eta ohikoa ez bada ere eta bueno denboraldian zehar eztabaida garratzak izan ditugun arren

alderdi sozialistaren gai honekiko jarrera bereziki natalia rojori hemen ere lan aparta egin duela

bere lantaldeari pozten naiz baita ere dirudienez gaur aho batez aterako da

edo hori ematen du nahiz eta bueno kasu batzuetan bueno pixka bat harrigarria ere

eta gaur nora iritsi garen edo azaldu beharko bagenu bueno beti ere interpretazioen arabera izango da baina gure ustez

gaizki ez oso gaizki itxi zen prozedura baten aurrean

irekitzen dela aurrerantzean gauzak hobeto egiteko

erabilera eta kudeaketa zuzentzeko plana aurrerantzean prug esango dut eta barkatu itzultzaileei testua ez diet pasa eta

irekitzen da orain eta noski aurrerantzean eztabaidan jarraitu behar dugu eta ez da eztabaida erraza izango baino behintzat borondate aldaketa bat

irekitzen den prozedura berri honetan ba modu eraikitzailean parte hartzeko asmoa erakutsi nahi dugu helmugara pozik iritsiko garenik ezin dugu aurreikusi esan baina bueno behintzat

berriro egingo da ingurumen eragileek auzitegietan arrazoi handiarekin mahai gainean ipini dituzten argudioak kontutan hartuta eta hitz egingo dut geroxeago hortaz eta agian garrantzitsuena

onarturiko planaren aspektu bortitzenak zitalenak

irailetik onartu zenetik hona haginak zorrozten aritu den hainbatek ba bueno pixka bat itxaron beharko duela guzti hau berriz ordenatu arte

gauzak ongi egin izan balitu ba gaur ez dela zeharrezkoa izango

aprobatu eta urte erdi eta urte erdi luze urte

berriro prozedura osoa hastea ezta nik uste dut hori esanguratsua dela eta guk arrisku honetaz

interpelazio bat egin zion unzalu sailburuari eta

berrikuspena abian jarri zen eta esan genuen kontuz ibiltzeko

urdaibairen berrikuste honetan azeri asko zegoela zain

bere momentuaren zain egon zirela eta unzalu sailburuak lasai egoteko esan zigun lege asko onartu eta aldatu zirela orduan eta pruga aldatzea ezinbestekoa zela eta bueno gauzak de hecho ez ziren

ingurumen inpaktuen azterketa prozedura hasi zen prozesu parte hartzailea baina dena mantso eta amaitu gabe joan zen orduan gobernu aldaketa etorri zen eaj sartu zen sailean eta gauzak okertzen hasi ziren

norbaitek gaizki zer egin zen jakin nahiko balu ordu batzuk eman beharko genituzke hemen eta ez dugu denbora hori baina beno eskema bat egitearren gauza batzuk bai komentatu ditzakegu formen aldetik kuriosoa izan zen nola

prozesu parte hartzailea moztuta gelditu zen zertarako abiatu prozesu parte hartzailea gero dena moztuta uzteko

korrika eta presaka onartze data ere oso kuriosoa izan zen hauteskundeak irailaren hogeita seian izan ziren eta

postre bezala utziz hurrengo legealdian legealdi honetan

hori formen aldetik baina edukiaren aldetik ere gauza asko nahiko larriak egin direla iruditzen zaigu eta zertzelada batzuk bakarrik emango ditut ez daukat denborarik gehiago esateko argi dagoena da kontserbazio bereziko eremuen

eremuen araudia urratua gelditzen dela indar gabetua gelditzen dela neurri batean

bi mila hamaseiko prugak urdaibaiko legeak babesten zituen hainbat eremu

kudeaketa planak gunea edo nukleo zonetan

erabilpen baimentzen dituela eta berdina gertatzen dela babesgune

planak babesgune izendatu ditu gune edo nukleo ziren hainbat gune legearen aurka babes bereziko eremuak aldatuz eta hori jerarkia printzipioarengatik ez da legezkoa

horrez gain kudeaketa planak egin aurretik natura baliabideak antolatzeko plana ez zen egin hau ere legezko eskakizun bat izanik

eta kudeaketa planak ez du ingurumen inpaktuen deklaraziorik guztia gutxi balitz

berak egindako txosten batean esaten da indarrean dagoen planak konponezinezko

ahalbidetzen dituela jeltzaleek onarturiko urdaibaiko erabilera eta kudeaketa zuzentzeko bi mila hamaseiko planak hitz batean esateko eta laburbilduz dudarik gabe esan genezake ba bi mila hamasei onarturiko erabilera plana

aurretik eginiko hainbat gehiegikeri legeztatzeko pentsatua dagoela eta okerrena hemendik aurrera urdaibaiko erreserbaren babes egoera kaskartuko duena honen ostean iruditzen zait pixka bat korrekzio bat etorriko dela

iruditzen zait esan behar zaizuela jeltzaleak benetan

urdaibain edo ez behintzat urdaibain biosfera erreserba moduan ze argi dago

inguru honen erabileran efektuak dituela egin daitekeena murriztu egiten dela eta justu horregatik garapen sozioekonomikorako alternatibak garatzeko plana dago eta hori kajoietan egon da gordeta baliabiderik eman gabe hor zegoen edo hor egon zitekeen busturialdea garatzeko erreminta baina hemen arazo

urdaibairenganako kontrola izan ezean kontrola jaurlaritzan dagoen heinean ba betiere atzerapausoak eman ditu aurrerapausoak eman ordez ez badago nire kontrolpean ez da garatuko

mezua eta bitartean ohiko bizimoduak eguneroko bizitza behera eta behera egin du arrantza nekazaritza abeltzaintza industria bera eta azkenean pinuak eta

eta atrakalekua hori da urdaibain gaur egun eskaintzen den paketea

baliabiderik gabe ibili da gero eta gutxiago eta orain

gainera eskumenez hustua gelditu da bueno

urdaibairako batzuek izan duzuen eredua ezta nik urdaibain

eragileekin eta kuriosoa da azkenean pertsona batekin hizketan

urdaibaiko pertsona batek esan zidan aizu eajrekin

mesedez gure partez hemengo herritar batzuen behintzat partez

eta oso argi geratu dadila urdaibai ez da beraiena urdaibai ez da zuena urdaibai

tratatu dute eta momentuz honekin eskerrik asko
otero jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arruabarrena jauna zurea da hitza

unescok berak zerrendatu zituen printzipioak dira hauek eta legebiltzar honetan eusko jaurlaritzaren bultzadaz mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzigarrena urtean honi gorpuzte

urdaibaiko legea moduan ezagutzen zitzaionarekin lege honek jarduera jarraibide orokorrak finkatzeko balio izan zuen eta garapen normatibo azpimarragarria hurrengo hogeita hamar urte hauetan mugarri nagusi moduan mila bederatziehun eta laurogeita hamalaugarrena urtean eta pasa den urtean

erderazko akronimora pasatuko naiz denok dakigu biosferaren kudeaketarako egitarau direla euskaraz esanda beste batzuk aipatzearren patronatuaren sorrera egitaraua eta interpretazio ikerketa eta hezkuntzarako egitaraua ere egon ziren beste egitasmo batzuk ere badaude baina klaru dagoena da gorpuzte legal honek agerian uzten duela estruktura legal erraldoi bat daukagula urdaibaiko

babesteko gorpuzte legal honekin batera biosfera filosofiak garapen handia bizi izan du azkeneko hogeita hamar urtean

borobiltzeke dagoen kontzeptu bat da etengabe eguneratzen ari den iturri inspiratzaile bat eta hauen gidalerroak jarraitzen dituzten legeek ere beraz

egon behar dira jatorrizko legez bestekoan irakurri dudana baina ez da hau

irakurketa becerra jauna are atzerago joan da orain dela ez dakit berrogeita hamar urteko modelora

esan nahi den baina esaten dena da hori hitzez hitz etorkizunerako politiken hizpide izan behar dela

zioan irakurtzen dudanarekin ez nator bat izan ere lehenago

eskuak lotzea eboluzio honi ikuspuntu kontserbazionista ortodoxo batetik politika aurrerakoi hauen porrota sinatzea da honen aurrean bi mila hamaseiko prug delakoan txertatutako planteamendua askoz ere

kontserbazioa eraginkor eta jarduera ekonomiko jasangarri bati bost aipatuko ditut eta honekin ikuspuntu baikor batekin

hogei urtetan metatuta dago esperientziak kontutan hartzen dute hogeiko tramite administratiboak erraztuz eta arinduz mila bederatziehun eta laurogeita hamalaugarrena urtean

urdaibain inplikatuta dauden eragileen partaidetza bermatzen du eta bermatu du babes nagusiko arloa edo zona nukleo hori

laua handiagoa da eta nik gehituko nuke sei urteetako partaidetza prozesu bat egon dela gero aipatuko dut partaidetza prozesuan bisio diferentea daukagu hor

denborarik emango lehen interbentzio honetan aipatzeko alderdi sozialistak ere

kasu askotan oinarri bezala hurrengo plan hau ere

eskerrik asko arruabarrena jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txanda euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz andrea zurea da hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko lopez de ocariz andrea erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

arruabarrena jauna eskerrik asko biosferaren marko kontzeptuala zein den aklaratzeagatik iruditzen zait prest zaudela urdaibaira joan eta zuen alkateari esplikatzeko zein den

eta pozten naiz eta noski zoriontzen ditudala guztiak akordioaz baina beno

aipamen berezia egiten akordioaren alde aritu direnei edo direnentzat edo garenentzat denak intentsitate berdinarekin ez baikara

gero beste gauza bat kuriosoa iruditu zait zure hitz hartzean

egin duzu eta nik neure buruari galdetzen diot bi mila hamaseiko

onartu berria da orduan zergatik bozkatzen ari zarete

handiena hori da oraintxe bertan zergatik bozkatzen duzue legez besteko bat non esaten den

bezala sailkatuta dauden eremuetan erabilerak baimentzen dituen planean jasotzen diren preskripzioak kautelaz bertan behera utz ditzala esaten duen puntua edo prugaren bidezko plan berezien garapena aurreikusten duen

egitea edo orokorrean hartuta zergatik babesten duzue berriro prug bat egiten hastea onartu berria

bestea eta zure esanetara ona zena nik uste dut hori

eta beste kontu pare bat amaitu aurretik

egia da hemen ingurumen sailburu desberdinak eta kolore desberdinetakoak aritu direla lanean esango nuke eta

ez da izan hemen saila nork zuen baizik eta diputazioak jaurlaritzaren eskuetan erabakiak egon diren neurrian ez duela onartu urdaibairen garapena

ziren baliabideak beste kontu txiki bat ehuneko lau gehiago babestua bai baina gunea edo nukleoa ziren parte batzuk

eta hor badago grabedade bat hori argi dagoela iruditzen zait eta

zerrendatu ere egin dituzu hainbat eta urdaibain hizketan beste kontu bat esan didatena ere ekarri nahi nuke

esaten zidan urdaibain badakizu zer gertatzen den duela suediako planteamendua paperean impecable baina gero

horrela esaten zidan paperean oso ondo formalki babes maila izugarria du

lehen eremu babestua euskal herrian natura bi mila sareko lau gune ditu

garapen sozioekonomikorako plana ere q kalitate ikurra ere

bizkai osoko lurraldearen ehuneko hamara babestua baina gero praktikan garapena

baso autoktonoa bultzatu ordez pinu eta eukaliptoa

mila hektarea baino gehiago pinu ditu baso publikoetan diputazioak eta berrehun eta hogeita hamabost inguru dira

baso publikoetan saneamenduaren garapenari buruz ere

biosfera erreserba duela hogeitamapiko urte izan eta gero hainbat urdaibaitarren kaka eta pixak direktamente hor joatea

hondartzaren kalitateak zergatik ez dago urdaibain bandera urdinik eta zergatik dago urdaibain

legez kanpoko operazio urbanistikoetan ez naiz sartuko ze

akuiferoen egoera negargarria ezta akuifero kutsatua gernika partean eta oraindik tematuta zaudete muxikan poligono berri bat egiten gernikan hainbat lurzoru industrial berrerabiltzeko

lur marroi edo deitzen diren horietan nik uste dut eta amaitzen dut momentutxo bat bakarrik azkenean

eajk urdaibairekin erakutsi du berarentzako eajrentzako ze suposatzen duen ingurumenak

eta nik hori aipatu nahiko nuke ezta ingurumen saila jaurlaritzan dago

mila bederatziehun eta laurogeita zazpitik eta euzko alderdi jeltzaleko lehen ingurumen sailburua ana oregi izan zen bi mila hamabigarrena

hogeita bost urte gobernuan eta gero jarri zenuten lehen ingurumen sailburua pentsa ze garrantzia ematen diozuen alderatu ogasunarekin

o sea ingurumen zaintzaileak baino diru zaintzaileak izan

nahi izan duzue beraz oso argi geratzen da eskerrik asko otero jauna euskal sozialistak ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak

hemen apuntatu ditugunak komentatzen señora

diozu bizkaiko jeltzaleek ez dugula urdaibai edo busturialdea ulertzen

ehun eta hogei urte podemos sortu baino ehun eta hemeretzi urte aurretik

lehendakaria ulertuta zer den

lehenengoa dela historian eta aurretik ez dagoela ezer sobre

predisposizio bat behintzat sinatze hori ni horretan gelditzen naiz ez da oso elegante ni horretan gelditzen naiz eta gero daukazu kriston

eta zioan bertan aipatzen den kanala auzoko plan hori eusko alkartasunak egin eban

hori ere sartu behar da ez da pisutsuena izango baina zuen erantzukizuna da beraz besteei ez bota etiketarik

zuen urdaibai guztiona dela jendartea aipatu duzu the people beste rubioak esaten duen moduan puntito demagogiko hori niri

hiritarrak dagoz eta hor egon behar gara diskurtso horiek

hitz hori erabiltzen duzue eta nik zeuen partaidetza modeloa ezagutzen dut eta ez noa gipuzkoara beti gipuzkoa aipatzen dugu hor lau urteetan gobernuan egon zarielako

zeuen oinarrietan ez dagoenean eztabaidarik joaten zarie buru belarri

bastante gordin batekin baina zeuen oinarrietan nolabaiteko eztabaida txiki bat badago eskua altxatu eta zalantzatik zeozer galdetzen badu

bukle baten eta ez da partaidetza hori hori bukle bat da emaitza gabeko bukle bat eta hor zabiltzate

gipuzkoarrak imajinatzen dot hori ezagutu eta sufritu egin dutela

urteotan beraz erantzukizuna bat

koalizio baten dagoenean bozkak hartzen ditu bai baina erantzukizunak ere eta motxila potoloa daukazue eta harritxo hori ere atzean daukazue eskerrik asko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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa